osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna mesedez gai zerrendako mesedez eseri bakoitza zuen lekuetan gai zerrendako lehenengo puntua lehenbailehen eta

popularra talde parlamentarioek egindako lege proposamena memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko azaroaren hogeita zazpiko lau barra bi mila hamalau legea aldatzeko ekimena osoko bilkuraren aurrean presazko prozeduraz

irakurraldi bakarreko prozeduraz bozeramaileen batzordeak bi mila hamazazpiko otsailaren bederatzian ezarritakoaren arabera

aldeko txandan nork parte hartu nahi du bat bai

egun on guztioi gaur eztabaidatuko dugun

gai hau oso erraza izango da lau barra bi mila hamalau legea memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua sortzeko legearen aldaketa bat berez

zuzenbide kontseiluan parte hartuko dituzten lau

legebiltzarkide izatera pasatzea modu horretan irailak hogeita bosteko hauteskundeetatik ateratako errealitate politiko berrira

horretarako osoko bilkura honetan denon artean adostu beharko dugu hori begi bistakoa da talde guztiak

hau beharrezkoa dela inongo talde politikorik gogora zuzenbide kontseilutik kanpo ez geratzeko ezin dugu ahaztu

edo indar politiko guztiak lana egiten dugun erakunde bakarra dela no podemos obviar que gogora es la única institución

así gaur tratatzen ari garen kasu honetan legea ez badugu aldatzen bozka gutxien jaso duen talde politikoa hau da

gogora zuzenbide kontseilutik kanpo geratuko litzateke beharrezkoa da aurreko debatetan orain arte bezala defendatu dugu beti indar politiko guztiak elkarrekin parte hartzen dugun foro edo gune hauek mantentzea baita ahalegin zintzoak egitea konpartitu ditzagun gune berriak sortzeko denok parte har dezagun

gehiegi luzatuko azaldu dudan bezala elkarrekin podemosetik lege aldaketaren aldekoak garenez baietz bozkatuko dugu eskerrik asko

eta zurea da hitza gracias presidenta

sortzeko legearen aldaketa puntuala daukagu gaur eskuartean eta aurkeztu dugun lege asmoaren zioak berak eta

hitz egin duten bozeramileek argi utzi dut ere

a la ponencia de memoria y convivencia amaitzeko bakarrik eskerrak eman bai lege proposamena sinatu duten talde parlamentarioei baita sinatu barik gaur alde agertzen diren edo agertuko garen talde guztiei eskerrak batez ere

euren jarrera baikorragatik eta institutuaren egituraren inguruan dauzkagun

aniztasun eta akordioa jarri duzuelako hori dela

eskerrik asko iturrate jauna eztabaida amaituta bototara jarriko da lege proposamena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez

boto azalpena dago bai arzuaga jauna zurea da

ontzat hartzeko aho batez puntu hau onetsi izana balioan jarri nahi dut adostasuna hartzea

inguruan lege aldaketa txiki bada

honetan eta eskatzen dut aprobetxatu dezagun engaiatzeko memoriaren alde bizikidetzaren alde eta giza eskubideen alde bertan egongo garen talde guztiok konprometitu gaitezen baita ere gogorak

foro honetan ere ikuspegi plural anitza errespetuz ager daitezen bertan

eztabaidetan ñabardura txiki bat jarri nahi dut desitxuratzen ez duena gaurko erabaki hau izan ere gogoraren lau barra bi mila hamalau legea aprobatu zenean zortzigarrena artikuluak

zuzendaritza kontseiluaren eraketa eta lege aldaketa honen zioan esaten da pluraltasuna ordezkatzen duela guk hau eztabaidatu genuenean legea eztabaidatu genuenean planteatzen genuen beste oreka bat bilatu behar genuela zuzendaritza kontseiluan

oreka edo pluraltasuna eta ezta ere herri talde edo gizarte elkarteen presentzia gaur esan behar dugu

bost bakarrik izango dira gobernuko kideak ez direnak edo gobernua sustengatzen duten taldeen kideak eta honekin hasiera batean esan genuen ez geundela ados baina esaten dudan moduan ñabardura hau mahai gainean utzita honek ez du desitxuratzen
hartzen dugun erabaki honen balioa eta horrela azpimarratu nahi dut eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna gai zerrendako
bigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena zerga erreformari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duten taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

egun on guztioi gaurko honetan zerga politikaren erreformaren beharra ekartzen dugu

ganbara honetara egia da ez dela lehenengo aldia zerga politika bere erreformaren beharra legebiltzar honetan eztabaidagai jartzen dugula egia da zerga politikaz aurreko legealdian behin baino gehiagotan hitz egin dugula eh bilduren ekimenaz baina horrek ez du inolaz ere ez gaiaren garrantzia ez gaiak duen egunerokotasuna

guk eh bildukook bi mila hamaseiaren hasieratik esaten genuena hemen ganbara honetan lehendakariari eta gatzagaetxebarria sailburuari ohartarazi geniona bi mila hamaseirako egindako zerga bilketa aurreikuspenak ez dira bete

da ez dira bete ezta bi mila hamaseirako urrian egindako aurreikuspen berriak ere ez el lunes

datuak hor daude eta ez ditut nik asmatzen indarrean dagoen zerga politika honek bi mila hamairuan

eta ppk ez du behin ere ez behin ere ez aurreikusitako zerga bilketa bete bi mila hamabostean

milioi euro baino gehiago ez ziren bildu eta bi mila hamaseian bostehun eta berrogeita zazpi milioi euro baino gehiago hau da

mila hamabost milioi euro gutxiago

politika publikoak sostengatzeko porrota

eh bilduko defendatzen dugun gizarte eredua garatzeko beste ematen ez diola inolaz ere ez erantzuten euskal gizarteak behar duen

eta ez duela ematen herri honek behar duen garapen maila aurrera eramateko beste ez hori ez da soilik

ez ditu ezta bera sostengatzen duten alderdien egindako

ezta horiek ere eta egoera honen aurrean erantzuna ezin da betikoa izan erantzuna ezin da izan pasaden urtean hemen bertan gatzagaetxeberria sailburuak emandakoa itxarotea

gogoeta egitea itxarotea urtea bukatzera datuak hobetuko zirelakoan itxarotea erreformak

eskerrik asko itxarotea azken finean helduko ez den

azpiazu jauna ogasun batzordean agerraldia egin zuenean indarrean dagoen zerga politikaren

egin behar zela eta egiten zeudela esan zigun baina berriki

zerga erreformaren alde bereziki sozietate zergan egon beharreko hainbat aldaketen alde pozten gaitu

pozten gaitu benetan ogasun sailburuak administrazioaren gastu plangintza sostengatzeko

pozten gaitu indarrean dagoen sozietate zergan hainbat kenkarien izaera zalantzan jartzean pozten gaitu presio fiskala handitzeko

esatea azken finean pozten gaitu jaurlaritzaren kide den azpiazu jaunak guk esandakoa errepikatzea ongi etorriak ongi etorriak zerga erreformaren aldarrira no podemos más que felicitarnos

eta langabezia eta lan prekarietatea ekiditeko politika publiko egokiak izateko funtsezkoa delako politika publiko sendoak

eta planteatutako erronkei egoki erantzuteko eta horiek bultzatzeko eta politika horiek elikatzeko oinarrizkoa delako

bidezkoa eta birbanatzailea izatea justizia sozialean oinarritutako benetako zerga politika are gehiago

beharrezkoa da behar dugun zerga politikari buruzko eztabaida publikoa egitea arlo honetako ohiko iluntasuna bazterrean utziko eta eragile sozio ekonomikoen ekarpen eta proposamenei irekia izango dena denon ardura delako denongan eragina duelako

badakigu zergen arloan nola eskuduntzak badakigu eskuduntzen inguruan bakoitzak ditugun jarrerak eta irakurmen ezberdinak

hori ezin da muga izan herri honek aurrera egiteko funtsezkoa den zerga politika adosteko zerga politikaren aldaketak egingo ditu egin beharrekoak badakigu baina adostu ditzagun egin dezagun bidea
eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

mila esker eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak

egun on eta eskerrik asko legebiltzar buru andrea lehendakari sailburuok

castelo eta suposatzen dut damborenea

egun on berezi bat becerra jauna hasiko naiz zuk esandako aipamen bat esanez

esku dago hemen izango den eztabaidaren tonua zein izango den guk geuk erabakiko dugu eta

borondatea behintzat izango litzateke benetan eztabaida hau modu sosegatu baten egitea pinedo anderea zuk esandakoetatik hasiko naiz apur bat

ez direla bete aurreikuspenak aipatu izan duzu reforma que nació coja

egitea eskumenen esparrua aipatu izan duzu eta

redistribución equitativa de las rentas izan dira nik hartu izan ditudan zure diskurtsoaren

ideia nagusiak ez direla lortu

hainbat urtetan ez dela lortu esan duzu ez duzu aipatu esate baterako bi mila hamabian eh bildu gipuzkoako aldundian

orduan datuak ematen badira urteetakoak eta aurreikuspenak bete ez direla esaten bada egin dezagun ariketa zintzo bat

baina gipuzkoan eh bildu emandako datuen arabera eh bilduk ez gipuzkoako aldundiak eh bildu orduan kudeatzen zegoenean

eta likidazioa bi mila hamabikoa hiru mila seiehun eta hamabost milioitakoa izan zen ia

aurreikuspena beraz aurreikuspenak ez dira betetzen baina zuek kudeatu izan duzuenean ez da bete beraz leku batean bakarrik ipini aurreikuspenetan ez asmatzearena

bakarrak izaten ez dago bakarrik kausa bat eta horren ondorio bat hainbat izaten dira arrazoiak zuek kudeatzen duzuenean eta guk kudeatzen dugunean horretatik dator

hain modan dagoen gogoeta egitea eta guretzat ez da moda kontu bat pinedo andrea ez da

guztiz beharrezkoa da egindakoa ebaluatzea gogoeta egitea ebaluazioa egiteko eta hobetze prozesuan neurri berriak beharrezkoak badira sartzeko eta hori da momentu honetan

zerga sistema bi mila hamairuan eztabaidatu zen onartu zen hemen bertan legebiltzarrean gogoratzen dozu

eta bi mila hamalauean indarrean sartu zen hasieratik bertatik

bi gauza alde batetik edozein herritan zerga sistemak egonkortasun bat behar duela urte batzuk egon behar dela indarrean eta

urte horrek egin eta gero beharrezkoa zen ebaluazioa azterketa gogoeta egingo zela eta momentu horretan gagoz

eta orain lehenengo sei hilabetetan dagokien

eurek dabezan datuak aztertzea eta proposamenak egitea beraz ebaluazioa ez da moda kontu bat behintzat euzko alderdi jeltzaleak kudeatzen dituen erakundeentzat beharrezkoa den ariketa bat baino eta funtsezkoa den tresna bat

zuk ondo dakizun moduan babes politiko oso zabalagaz eta erakundeen babes oso zabalagaz zen zerga aldaketa bat izan zen hasiera batean alderdi sozialistagaz

eta alderdi popularra be gehitu zen aurrerantzean beraz zuek ez zenduen babestu baina ezin dena esan da zuek ez zauzienean ez daukala babesik babesa da gehiengo politikoak ematen dautzona zentzu horretan

horregaz babes politiko zabal bat izan eban orduan eta gure borondatea izango litzateke egiten den

ahalik eta babes politiko zabalena eta posible balitz

alde batzuetan bat egitea ba gero eta zabalagoa izan hobea izango da

beti aldarrikatu izan dugu eskumenen esparruan egitea aldaketa hau baina gai honetan eta beste gai batzuetan guk badakigu zugaz hain justu be zuk ordezkatzen duzun alderdiagaz eusko alkartasunagaz bat egiten gai honetan nik ez dakit zer esango daben sortuko ordezkariek

zuk eusko alkartasunak planteatzea legebiltzarrean lan talde bat sortzea gogoeta hau egiteko ze zuok eta guk berba egin dogunean gure asmoa izan da erdibideko batera heltzea azken batean

adostasun politiko hori izan egian aurrerantzerako aldaketa guztiak eta gauza batek urrundu gaitu zuk zeuk esan dozun moduan

lantalde bat sortzea gogoeta eztabaida prozesu bat egiteko proposamenak sartzeko zerga sistemaren eguneratze prozesu horretan guk ez doguna ulertzen da zelan

arabako foru aldundian dagokion esparruan ze gogoeta ebaluazioa aldundietan egingo da

foru aldundien eta batzar nagusien esparruan egingo dira eta indarrean egongo diren araudiak lurralde bakoitzeko lurralde historiko bakoitzeko

eh bilduren ikuspuntutik arabako batzar nagusietan adostasun batera heltzea aurrekontuak onartzeko besteak beste fiskalitaterako adostasun puntu batzuk dituena

ez aldarrikatzea eztabaidatzea eztabaida publiko hori ez aldarrikatzea lan talde hori han adostea bide bat

bi mila hamazazpi lehenengo sei hilabeteetan egingo dena guk bat

erdibidekoan sartzea bi mila hamazazpiko lehenengo sei hilabetetan dagokion eskumenen esparruan egitea han ez eskatu

eta legebiltzarrean funtsezkoa izatea puntu hori adostasun batera heltzeko guri ez dagokigunean gogoeta hori egitea zelan uztartuko litzateke hemen indarrean ipintzea eztabaidarako lantalde bat eta gero zuek adostuta izatea beste bide bat batzar nagusietan hiru hilabetetan gogoeta egiteko hiru hilabetetan proposamenak aurkezteko

lurraldeen arteko harmonizazioa bilatzeko pausoak emateko eta gero onartzeko ez dira uztartzekoak eta ez dira ulergarriak horregatik ez dogu guk onartu

becerra jauna denbora amaitzear dago bigarren txandan denbora gehiago izango dogu beharbada berba egiteko baina bai esan gura

beren beregi bi gauza kontrakoak direnak

sozietateen zergan esate baterako kritikatzen dituzuela

azken batean mozkinak murrizten dabezalako eta azkenean benetan kuota efektiboa

eta era berean planteatu izan dozu fiskalitate medioanbientala bultzatu beharko litzatekela

eta era berean kenkari hori berori kentzea beraz kontraesan bat dago beste barik

andrea zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

bai egun on berriz ere eta eskerrik asko guztioi

erantzun behar zaituztela izatez emendakina

ez batzar nagusietan ez monografikoan acuerdo pnv partido socialista aquí

eskerrik asko pinedo anderea elkarrekin podemos becerra jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko becerra jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andrea zurea da hitza

arabako hitzarmenari buruz berba egin dogunean prentsa errekorte bat

prentsa errekorte bat uste dot izan dela eske nik hitzarmenaren kopia bat daukat eta begitu eta begitu egiten dot eta hemen ez da aipatzen inon bez

andrea euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa

onartu jarraian bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hemezortzi boto aldekoa treinta y siete contra berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

contra berdintasuna jarraitzen duenez hurrengo osoko bilkurarako utziko da bozketa gai zerrendako hirugarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena administrazio publikoetan azpikontratazioa gutxitzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda elkarrekin podemosen ordezkaria den bollain jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

lehendakari jauna legebiltzarkideok egun on guztioi gaurko egunean guretzat askotan ondorio larriak dituen ekintza bati buruz hitz egin nahi genuen

gobernuek askotan hain gustuko duten praktika honekiko legea betetzeko proposamen hau azaldu nahi nizueke eta bueno batzuetan nahiz eta berandu konturatzen naiz denok ez daukagula zorionez ideologia berdina logikamente ez da inoren gustukoa zerbitzu publikoak pribatizatzea baina

guztioi gure zuzenketan eta orain erdibideko proposamenean eskatzen duguna oso sinplea eta oso argia da eskatzen dugu legea betetzea

eta azkeneko puntuan eskatzen dugu azterketa horretatik ondorioztatutako neurriekin plan estrategiko bat egitea administrazioak zuzenean

gobernukideak ados ez egotea baina beste biekin ez dut ulertzen ze arazo egon daitekeen orain dela ez hainbeste denbora urkullu jaunak eremu pribatuko ordezkariei dei egin zien dei egin zien langileen ordezkariekin elkarrizketa ireki

eta handik denbora batetara patronalak langileen ordezkaritzarekin aspaldiko partez nahiz eta oso orokorra izan den akordioa eta akordio bat baino gehiago

egin zuen adostasun bat lortu zuen non jasotzen zen lan harremanen esparruan hemengo akordioak

akordioen aurrean zalantzarik gabe abiapuntu garrantzitsua izan daitekeena gure lan harremanen marko propioaren eraikuntzarako eta madriletik etorri zaizkigu eta langileen eskubideen galeran sakondu duten

handi bat noski hortik aurrera akordio orokor horren letra

konkreziora jaitsi beharko da eta ikusi egin beharko da ea borondatea dagoen egitasmo hori betetzeko eta ea zertan geratzen den akordio hori baina urkullu jaunak esparru pribatuko patronala akordioetara animatzen duen bezala

urkullu bera gainerako sailburuekin batera dugun enpresarik inportanteenaren patronala dela administrazio publikoaren

herritar guztion eskubideen bermatzailea izan beharko litzatekeen sistemaren arduradun nagusia eta azkena guztion dirua kudeatu guztion dirua kudeatu inbertitu edo xahutzen duen kudeatzailea eta zoritxarrez zoritxarrez besteei eskatzen zailena norberaren buruari aplikatzeko borondate politiko

eta zalantzarik gabe horretan eremu publikoan kontratazioek hartzen duten bolumena eta pisua ez da txorakeria

egiteko administrazio publikoak ezartzen dituen baldintza ekonomikoak eta baldintza teknikoak normalean baldintza ekonomikoak gailentzen direlarik baldintza teknikoei eta txorakeria ez den bezala

behin kontratazio hori egin ostean hauen kudeaketari egiten zailen segimendua edo hobeto esanda ez zaien segimendua egiten ze ez dago inolako jarraipenik ez dago inolako kontrolik eta

zerbitzu publikoarekin zerbitzuen kalitatearekin eta zerbitzu horiek eskaintzen dituzten pertsonekin

eskaini beharreko zerbitzuetan eta hainbeste aldarrikatzen dituzuen minimo etikoak alegia langileen lan baldintza duinak

prekarietatera behin behinekotasunera eta pobreziarantz kondenatzen dira

zeren zerbitzuaren kalitatea ez da bermatzen beraz hasteko

bere buruari ematen dizkion legeak arauak bete beharko lituzke hasteko hasteko gainera orain legegintzaldi hasieran egonik eta administrazioak mahai orokorra abian jar daitekeen honetan zergatik ez hasi indarrean dagoena betetzen hasiera ona izango litzateke bestela zein sinesgarritasun edukiko du jaurlaritzak zein sinesgarritasun izango du administrazioak eskaintza bat egiten duenean edo esaten duenean prest dagoela akordioetara iristeko ez du sinesgarritasunik

egindako akordioa ez duelako betetzen gogoratu mahai orokorreko akordioa arautzen duen laurogeita hiru barra bi mila hamar dekretua bete gabe dagoela

artikuluan zerbitzuak kanpora ateratzearen inguruan jarraitu beharreko irizpideak beitu berez zerbitzuak

ez dauka zertan txarra izan baina zerbitzuen kudeaketa kanpora ateratzen denean langileen kostara

ona ez da kudeatzaile onaren praxia zerbitzua kanporatzen denean

zerbitzu publikoen kalitatea bermatzeko zerbitzua kanporatuta zailtasunak baldin badaude ba hori ez da ardura hori utzikeria da eta

erabiltzen denean batzuei negozioa bermatzeko batzuei diru publikoarekin

ez da kudeatzaile ona izatea hori ez da kudeaketa ona zeren

irabaziak ateratzea helburu izatea logikoa da baina administrazio publikoaren helburua ezin da izan irabaziak

interes orokorra herritarren interesak irabazi sozialak eta ongizatea baina azken urteotan ikusten ari garena da ardura publikoa baina kudeaketa kanporatzearen dikotomia horen pean

enplegua prekarizatzen dela zerbitzuaren kalitatea bermatzeko ez dagoela bermerik eta ongizate estatuaren bizkarrezurra den sistema publikoa poliki poliki ahultzen ari dela

erabaki politikoa den edo utzikeria izan den ez dakigu benetan horren atzean zer dagoen baina horrek ere erakusten du

gardentasuna ere ez dela bermatzen ze azkenean kontratazioaren

gobernuak kontratatzen du enpresa bat enpresa horrek kontratatzen du beste enpresa bat eta azkenean daukagu izugarrizko kate luzea kate luzea

inor jarraipena egiteko kontrolatzeko gure diru publikoarekin zer gertatzen den zerbitzuen kalitatearekin zer gertatzen den azkenean iluntasuna

eta adibidez adibide bat hementxe izan genituen astelehenean osasun arloko

bat egiten zuten diagnostikoan eta bat egiten zuten ere beraien ustetan indarrean jarri beharko liratekeen neurrietan eta aipatu dudan

margüello auzia eta hemen ikerketa batzorde bat egon zen eta ikerketa batzorde horretan ondorioak argiak

esanez osakidetzan zer gertatzen ari da zer gertatzen ari da pribatizazioaren trena

hesia hori osakidetzan bakarrik eta horrela joan gaitezke arloz arlo

ekimen publikoarekin jaurlaritza honen ekimen publikoarekin eta diru publikoarekin sortu diren enpresa publikoak azken urteotan

pribatizatu ditugunak eta jakintza ezagutza eta kapital guztia esku pribatuetan utzi ditugunak esaterako euskaltel

ohitura bilakatu dugu beraz pentsatzen dugu momentu aproposa izan daitekeela legegintzaldi hasiera honetan egoerari buelta ematen hasteko eta guztiona dena zaintzeko ze hau ez da gobernuarena hau da guztiona guztion diruarekin egiten dena guztion

zerbitzuak dira gizarte oso batena eta pentsatzen dugu momentua izan daitekeela guztiona dena zaintzeko diru publikoarekin bideratzen diren

izateko irizpide sozialak berdintasunezkoak eta irizpide jasangarriak txertatzeko eta azken finean legea betetzen hasteko legea betetzen hasteko jaurlaritza honek legebiltzar honek ezarritako arauak legeak hasteko eta iruditzen zaigu has gaitezkeela bide horretatik azterketa bat ere egin genezakeela eta administrazio orokorreko mahaiari ba ateak ireki elkarrizketari ateak ireki

ateak ireki langileen ordezkariak eskatzen ari diren

razonable para lo que hacen allí eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria larrauri andrea zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok eguerdi on guztioi gaur elkarrekin podemos legebiltzar taldeak aurkeztu zuen legez besteko proposamena

bestalde gure taldeak aspalditik ulertu zuen eta ulertzen dugu administrazioak kontratazio publikoa ezin duela kontratazioaren helburuarekin bakarrik erabili bere politika publikoak aurrera eramateko ere erabili behar du uste dugu kontratazioaren bidez helburu sozialak ingurumenekoak berdintasun politikak eta abar lor daitezkeela

beraz gure taldean ulertzen dugu zerbitzu publikoak eta kalitatezkoak direla eta izango direla en todo servicio público

besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko larrauri anderea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemosen ordezkaria bollain jauna

berriz ere tejeria andrea beno zurekin hasiko naiz larrauri andrea

osagarriak dira bakoitzak funtzio bat dauka eta sistema publikoaren funtzioa da

kohesio soziala bilatzea aukera berdintasuna bilatzea eta zenbat eta sistema publiko indartsuagoa esparru pribatua

enpresa traktoreak behar ditugula ba daukagun enpresa traktorerik potenteena enpresa publikoa da eta ez dira kontrajarriak ez dira kontrajarriak

publikoan edo dagoeneko gobernu honek hautua egina dauka

abiadurako gizartea sortzeko zeren ikusita hezkuntzan zer egiten ari zareten eta hezkuntza da gizarte baten zutabe nagusia ulertu daiteke kohesio soziala alboratu duzuela

eta ulertu daiteke bi abiadurako gizarte bat eraiki nahi dela zeren badirudi gai hau txikikeria bat dela eta ez daukala garrantzirik baina izugarrizko garrantzia dauka izugarrizko garrantzia dauka kontratazioan ezartzen ditugun irizpideak

gure euskal esparruko lan harreman eredu bat eta hori trasladatzen da ere hainbeste aldarrikatu duzuen eremu pribatura eta batean

prekarizatzen baldin badugu bestean ere gauza berdina egiten ari gara

eragin zuzena dauka ekonomian osasunean ogasunean zerbitzu politiketan hezkuntzan eragin

zuzena dauka berez lehen esan dut zerbitzuak kanporatzea ez dauka zertan txarra izan baina zerbitzuak

kanporatzen ditugunean langileen kostara orduan kudeaketa

zerbitzua kanporatzen dugunean kalitatearen kostara zerbitzua ez da ona eta kalitatearen kostara zerbitzua ez da ona eta hori da gertatzen ari dena

gure erakundetzearen gure instituzioen ahalmenean eta konpetentzietan zeren eta hemen klausula sozialena atera da ikusi genuen

eta ikusten dugu ere nola ez diren txertatzen esleitzen diren kontratuetan eta gero kontratatzen da enpresa bat enpresa horrek beste bat kontratatzen du

zer gertatzen ari den eta lehen adibideak eman dizkizuet zuzen zuzenean ezagutu izan duguna eta astelehenean ere eduki genuen parada

haritik zer gehiago begira aurreko legegintzaldian alderdi sozialistarekin hainbat

akordioak egitea sistema publikoaren defentsan zerbitzuak kanporatzearen aurka batez ere

ahultzen bazuen eta sistema publikoaren ahultzean ondorioztatzen baldin bazuen baina aurten ez da posible

bere printzipioak bere oinarriak

hori egiteko eajren makulu bilakatu zarete eajren makulu eta jada dena irensten duzue lópez jaunak sinatutako akordioa

mahai orokorrean lorturiko akordioa dekretu bilakatu dena arau bilakatu dena ere

eta aurreko urtean aurreko legegintzaldian oso ohikoa zen alderdi sozialista eta eh bildu

akordioak egiteko guztiekin baina betiere

oinarri batzuen baitan eta oinarri horiek zalantzarik gabe pertsonen eskubideak dira

ere bada eta tarteko bideak dira eta guztiok hor albo batera utzi behar ditugu kontuak baina zer sinesgarritasun daukazue zuek zuen buruari jarritako legeak arauak ere betetzeko ere gai ez baldin bazarete adibide batzuk foru aldundian publifikatu zen zahar

udaletxeen esku utzita zegoena enpresek kudeatzen zutena publifikatu zen kabia hainbat udaletan

ahal dugun heinean zerbitzuak ez baldin badira behar bezala

prekarizazioa ekartzen baldin badute gu saiatzen gara kudeaketa egokia bideratzen zeren eta kudeaketa egoki hori zerbitzu publikoak lehentasun batzuk ditu

guztiona den dirua ongi kudeatzea eta guztiona den gizarteari zerbitzuak kalitatezkoak bermatzea

lo que tenía que decir eskerrik asko castelo andrea amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria larrauri andrea zurea da hitza

eta bototara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu alderdiek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

erdibideko zuzenketa ez da onartu gai zerrendako laugarren puntua euskal talde parlamentario popularrak

egiteko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos

egun on guztioi eskerrik asko legebiltzar buru anderea mahaikideak legebiltzarkideok

presidente andrea jaun andreok egun on nire kidea mikel unzalu

hitz esaten hasi nahi dut gaur galdera da honek eitb birpentsatu behar dela uste badu orduan gure erantzuna eman genuen orain sozialistok

uste dugu zer irrati telebista publikoko zerbitzua nahi dugun definitu behar dela

zer audientzietara zuzendua eta nola

erakundea egungo eta etorkizunerako eskarira orduan talde guztiek ez zuten horrela hartu hogei hilabete geroago

eitb birpentsatzeko beharra saihesten gutxienez hori pentsatu behar dut interesa eta borondate komunak daudela dirudi partekatutako diagnostikoak daude eta proposamenak

que este sea de excelencia eitb behar dugulako eta behar dugu abagune politikoetatik urruntzen den eta kalitatean

den eitb bere profesionalen ahalmenengatik apustu egin dezala entzunezko euskal industriaren motorra izan dadila enpresa egitura zaluagoarekin publikoaren zentroa galtzen ez duen zuzendaritza profesionala eta kontua permanenteak ematearen beharra gizarteari es exactamente

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria oregi andrea

bai egun on presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

baina eitbko historia

baina nik uste dut beharrezkoa dela aurrekari batzuk ipintzea mahai gainean

hogeita hamabost urte dauka gure enteak

ziur nago zailak oso zailak barruan egin duten lanentzako oso zailak baina zailak bezain politak

dudarik gabe gogorrak eta aldi berean ilusioz beteta eitb aitzindaria izan zen aitzindaria izan zen laurogeita bian martxan jarri zenean abiatu zenean eta aitzindaria izan zen ere beste momentu batzuetan

gardentasunaren alde eta gobernantzaren alde moldaketa batzuk proposatuz eta onartuz

oso inportantea dela azpimarratzea hemen zerbitzu publikoa dela

onartzen dugula baina badaudela tokiak non

derrigorrezkoa da ere esatea eta bermatzea zerbitzu publiko baten alde

hori da mahai gainean daukaguna eta egia da ere hemen

eskatzen dugunean gauza batzuk bermatu nahi ditugu

pasaden legealdian hemen esan da eta nik uste dut guztiok esan duzuela

honen inguruan eta egia da eta akordio batzuk ere lortu egin ziren baina tamalez gero batzorde bat eratu zen eta gero batzorde horrek

zuen aurrera egin edo ez zuen etekinik atera baina nik uste dot

nik bi gauza nahiko nituzke hona ekarri eta nik uste dut ere oso inportantea dela edukitzea

gure mahaian eta ikusteko zein baliagarriak direla

behin eta berriro akordioa akordioa badugu egia da akordioa dugu eta bada momentua aprobetxatzeko akordio hau eta aurrera lan egiteko eta modu eraikitzaile baten erreformari buruz hitz egitea eta ez jarraitzea leporatzen bata besteari

zelan izan ziren gauzak baizik eta aurrera begira eta akordio hori akordio horretaz baliatuz aurrera egin eta erreforma eztabaidatu

eta beste klabea da kontratu programa kontratu programa sinatuta daukagu eta eskertu nahi dut hemen gobernuari

orain sailburua den pertsonan nahiz eta aurreko sailburuak sinatu cristina uriartek eta zuzendaritza nagusiak

eta nik uste dut ere hori mahai gainean izan behar dugu denbora guztian zeren horrek ematen digu ere

eskerrik asko oregi anderea eh bildu taldearen ordezkaria

eguerdi on legebiltzarkideok zuotako batzuk gazteenok seguruenez hazita egongo zarete

ikusten telebistan legebiltzarkideok batez besteko adina ostera berrogeita bost berrogeita hamar urtekoa da

hazita gaude besterik ez zegoen horregatik gure adinekook ondo gogoratzen dugu zelakoa izan zen eta zelan bizi izan genuen etbren lehen emisioa orain dela jada hogeita hamabost urte gogoan daukat ni neu behintzat

ameriketako estatu batuetako esklabutzari buruzko pelikula bat eta mutiko bat bat agertzen zen beltza eta

harritu egin ginen horrelakoa zen gure mundua orain dela hogeita hamabost urte

nobedade arro geunden gure hizkuntza bazela zer eta guk baginela nor sentitu genuen orduan

guk ere munduan geunden gure autoestimoak

gutxitutako hizkuntza batekoak garenok bakarrik sentitu dezakegun bezala eta etbk beren bideari ekin zion albistegietako hizkuntza

bizkaitar alfabetatu bakook euskara batua deskubritu genuen eta langa jokoz kanpo eta holako hitzekin

fenomeno soziala eta kulturala izan zen etbren sorrera gure inguruetako kolorea ere aldatu zuen etbk esaten baterako euskal herriko pilotaleku zuriak berdez

gaur egun orduan ikusten ez zen pilota hori

norabidea zein den eta maialen iriarteri harrapatuko dizkiot hitzak oso ondo azaldu zenuelako inbestidura saioan zer sentitzen dugun batez ere han bizi erdia egin dugunok etbn egin dugunok eta nik ere

ematen dit hau esateak baina eitbren eredua agortuta dago

mundua aldatu egin da oso denbora gutxian ez gara harritzen beltz bat euskaraz entzuten badugu

eta eskolatutako ume eta gazte ia guztiek euskara ulertzeko gai dira kanala sofatik aldatu dezakegu aspalditik

ekarri digu gure etxeko telebistara eta hareago mundu oso hori honelako gailu txiki batean ere eraman dezakegu baina eitb zahar dago zahar geratu da jada ez da ez fenomeno soziala

uste dut eta entzun dudanez ba horretan denok ados gaude diagnostikoan bat egiten dugu denok gaur egun nekez ikus dezakegu

pilota hori horregatik eh bildun uste dugu geure irudimena

baina denon artean egin behar dugu hori eitbk behar duen aldaketa hori ezin daiteke egin hemen legebiltzarreko gela itxi batean bakarrik

berriro ere etxe den denetako leihoetatik sartzea gura badugu hemen ateak zabaldu behar ditugu eztabaidatu dezagun zer esana dugun guztiok politikariok bai baina baita ere ikus entzunezko profesionalek informazioaren alorrekoek unibertsitateko

eragileek denon artean eraiki dezagun eitb berria bi mila hogeita bian berrogei urte beteko ditu ospatu dezagun urteurren hori sasoi berrietara egokitutako komunikazio talde

komunikazio talde handi bat harrotasuna sentitu dezagun eitbren sorreran sentitu izan genuen bezala badaukagu nondik hasi zuek hainbatek aipatu duzue legebiltzar honen enkarguz eitbren erreformarako metodologia bat egin zuen

kazetaritzan adituekin egin dugu lan hori eta bertako eta

kontrastatu du egina dago lana heldu diezaiogun eta has gaitezen ekinean gauzak ondo egin behar ditugu ito barik baina

eztabaida hau ezin daiteke ez atzeratu ez betikotu eta hemen legebiltzarrean batzorde berezi bat sortzea nahi izan dugu eta arrazoia oso sinplea da batzorde bereziek ateak zabalik dituztelako eta ponentziek ostera ateak itxita

zabaldu behar direla ateak beraz zabaldu ditzagun ateak baina hau ez da borrokarako gai bat denok irabaziko dugu eitb birsortzen badugu

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos anderea zurea da hitza

llanos andrea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria arana andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea euskal sozialistak romero andrea zurea da hitza

azpimarratuko nuke akordioa benetan eta hemendik aurrera

eratuko dugun ponentzia horretan eta nik uste dut denok ados gaudela eta horrela ikusten dut sentitzen dut

debatea dela eitb oso erraldoia da eta

beldur gara ea hau betikotu ez den isiltasuna mesedez uste dugu ezin garela honetan

ez dugu makillaje hutsa egiterik erreforma bat nahi dugu

eta anbizioaz eginda hori da nahi dugula

geure herria berriro munduan kokatu anbizioz baina guk

batetik eitbren enpresa egitura aldatu egin behar da gaurkotu

ardura postuen sistema paraleloa hitzarmenetik kanpokoa bertan behera utzi behar da eta

eitbk euskal ikus entzunezkoen industrian inbertitu behar du sektoreko

hizkuntzaren normalizaziorako sortu zen eitb orain dela hogeita hamabost urte eta gaur egun bi mila hamazazpian eta aurrerantzean ere helburu horiek izango ditugu ardatz hori baita bere izaeraren funtsa euskarazko kateak izango du lehentasuna eta erderazko kateetan irratia zein telebistan euskarak

kalitatezko programazioa behar dugu ausarta garai berrietara egokitua entretenigarria eta jatorrizko edukiekin gure hizkuntza gure kultura eta identitatea zabalduko duen programazioa albisteak eta hau esateak ere

ematen dit eta badakit zuetako batzuk bat zatozela baina albistegiak ezin dira egon gobernuen menpe hurbilak kritikoak zintzoak dotoreak izan behar dira albistegiak eitb prestigiatu gura badugu

izaten mundua aldatu da geurea eta gure ingurukoa eitb zahar geratu da ez du jakin sasoi berrietara egokitzen

euskara eta euskal kultura zabaltzeko sortu zen eta gaur egun ez du funtzio hori betetzen albistegiek prestigioa galdu dute eitb gainbeheran dago eta denon ardura da berriro indarra ematea eitb osasuntsua badago euskal komunikazio esparru osoa ere indartsu

gure irudimena has gaitezen lanean gu prest gaude eta hemen ikusten denez ere nahiko adostasuna dago horretan

eitb maite dugulako eskerrik asko agirre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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa hogeita zortzi abstentzio beraz erdibideko zuzenketa onartu da osoko bilkura eteten dut

hamabosthogeita hamarak